berriro ekingo diogu osoko bilkurari orain erantzunen txandan

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza zurea da hitza

a una sucesión de contratos en precario egia da ezin dela finkoa egin jende hori eta langile horiek ezin direla finkoak izan ezin direla

baina administrazio publikoak badauzka bideak ezegonkortasun hori arintzeko eta gauzak beste era batean egiteko eta konkurtsoak beste era egonkorrago batean egiteko eta gainera pertsona honen ibilbide profesionalaren amaiera

amaiera izan daitekeela izan da absolutamente inaceptable

beti aukera irekita egon behar du zuek planteamendu oso bat ekartzen badiguzue esateko dagoena nola hobetu nahi duzuen gu prest gaude

agian zuen planteamendua izango da orain dagoena baino erabilgarriagoa guk ez daukagu inolako aurreiritzirik ez daukagu aurreiritzirik ikusten duguna da dagoena ezerezen truke aldatzen dela eta hori ez gaude onartzeko prest ez gaude onartzeko prest

egin daiteke indarrean idazkaritza teknikoa funtzionatzen dagoen bitartean berdin berdin eta azken urte honetan behintzat trantsizio hori egiten denean proposamen berria

hauen lana eta gero gerokoak eta gero eztabaidak eta gero

hitz egingo dugu baina orain izan da lehenengoa moztu lehenengoa itxi lehenengoa amaitu proiektuarekin eta gero itxita hausnarketagatik kartela jartzea cerrado por reflexión eta hori ez da gauzak egiteko modua zuek esaten duzue administrazio publikoan egon den

egia da gaizki pentsatzera eramaten gaituen zeozer sumatzen dugula bestela ez dugu ulertzen nola egin daitezkeen gauzak

printzipioz egon behar ez litzatekeen tokian esaten dut behin eta berriro hau mantentzen bada funtzionatzen eta aurkezten badiguzue hemendik hilabete batzuetara planteamendu serio bat

arazo handirik jarriko zituenik baina zuek uste dut jarri duzuela

isilunea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lehenik eta behin jarriko dugu

kentzeko emendakina beraz bozkatu dezakegu

onartuta geratu da kentzeko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen gehitzeko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da gehitzeko zuzenketa eta jarraian carmen lópez de ocarizen taldearen mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eman beharreko urratsen inguruan elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

buruz talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

mahaiburu andrea egun on guztioi zoritzarrez minbizia hitza askotan agertzen da gure inguruan eta gaur areto honetan

bizi izan dugu kontaktua era batean ala bestean gaixotasun

honekin nik pertsonalki herritar bezalaxe eskatuko nuke zein izango litzateke nire ametsa gaixotasun honen sendabidea ehuneko

profesional onenak ikerketa eraginkorrena punta puntako teknologia minbiziaren prebentzio efizienteena diagnosi

honenak besteak beste hau guztia lortzeko bidean gaude ez dakigu azken hilabete honetan osasun sailburuak asko hitz egin du

edota plan onkologikoari buruz baina ezin dugu ziurtatu aipaturiko helburu horiek lortzeko bidean gaudenik hala ere konpartitzen baditugu ez da gutxi ez ez naiz okertu gaur ez da minbiziaren aurkako adierazpen instituzional bat eztabaidatzeko eguna gaur ekarri dugun gaia onkologikoa da baina zer da onkologikoa

donostian dagoen eraikin bat baino askoz gehiago da onkologikoa izan da eta horrela jarraitu beharko luke izaten minbiziaren diagnostikoan tratamenduan ikerketan erreferente bat helburu publikoa eta soziala duen institutua nahiz eta zuzenbidez pribatua izan guk argi dugu onkologian erreferenteak izan nahi badugu punta puntakoak izan nahi badugu gure eskura ditugun baliabide guztiak

onkologikoa ezin da geratu filosofia eta ikuspuntu honetatik kanpo zentro hau beharrezkoa delako potentziala handia

uko egin dio onkologikoa osakidetzan integratzeari behin eta berriz legebiltzarrean onartu dira ekimen ezberdinak jaurlaritzari

osakidetzaren sare publikoan integratzeko elkarrizketak hasi zitzala eta behin eta berriz utzi du bete gabe legebiltzarrean

en una integración real en una integración total gaur eskuartean duguna urteroko hogeita hiru milioiko kontzertua da potentziala duen errekurtso guztiz desprobetxatua gure aburuz

ordaindutako eraikin bat erakargarria eta gertatzen ari dena esplotazio defizit aitzakia erabili dela pribatizazio dinamika ezartzeko

uria jaunak behin esaten zuen alien bat zela onkologikoaren barruan beste batzuek marka bat dela esaten dute

beraz uriarekin bat nator gauza hori

ospitale horretan gero eta espazio pribatu gehiago jaten ari den

batere traumatikoa planteatzen genuen bide orri bat

fundazioarekin elkarrizketa plangintza eta urratsak onkologikoa integratzeko eta bitartean donostiako

ezartzea eskatzen genuen hau da elkarlana protokolo komunak abian jartzea integrazio funtzional hori egikaritzea

eratuz eskaera malgua eta onargarria finean adostasun ekimena

edo baino ez zen baina akordioa ez da posible izan beraz hasierako puntura bueltatu gara uria jaunarekin erdibideko argiagoa zehatzagoa eta laburragoa

akordioa bilatzeko asmoz jokatu dugulako orain zuen eserlekuetan duzuen erdibidekoa

babestu genuen azken ekimena da eta erdibideko honen bidez jaurlaritzari eskatzen diogu kutxarekin negoziatu dezala onkologiko zentroa osakidetzako sare publikoan integratzea argia eta zehatza lehen esan bezala

bakoitzak aukeratuko dugun posizioa oso argia izango da onkologikoaren publifikazioa bai ala ez guk noski sinatutako erdibideko hau babestuko dugu nola ez baina beste guztietan aldeko bozka emango

jarraituko dugu zuen interbentzioa talde popularrari eta eajri gutxi esango diogu lehenengo txanda honetan beraz elkar ezagutzen dugu eta badakigu zein den zuen posizioa

zuek aurkeztutako osoko zuzenketak antzekoak dira intentzio adierazpenak analisia jarraitzea aurrera egiteko helburuak eta abar eta abar

hori guztia egiteko legebiltzar honetako aginduak betetzeko esan bezala argiak

bakoitzak defendatzea zintzoki

duena eta bigarren txandan gehiago eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea elkarrekin podemos taldeko ordezkaria uria jauna zurea da hitza

bakartxo andrea lehendakari jauna sailburuok

vamos a verlo eskerrik asko eskerrik asko uria jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

sailburuak osasun sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

legislatura onkologikoa esan dezakegu erreferentzia bat dela arreta onkologikoan

bai prebentzioan inbestigazioan diagnostikoan eta tratamenduan eta balio hori bere erreferentzia bat izatea uste dut onartu behar dela eta argi dago balioa hor dagoela

dos mil diez orain dela hogei urte akordio bat sinatu egin zen

osasun sailarekin eta horrela

interbentzio hau esku hartzea modu eraikitzailean

ezta ez da gai berria aipatu dute ere bai beste legebiltzarkideek

beste zenbait ekimen jorratu ditugu kasu honi buruz edo gai honi buruz

inportantea dela ere bai gure posizio edo gure jarrera zein den ongi argitzea izan ere aipatu dira hemen hitzak eta ekintzak eta baita ere gustatuko litzaidake niri gehitzea emaitzak ere bai emaitzak oso garrantzitsuak direla azken finean benetan pisua daukana

errealitate bera baita eta sentsu horretan uste dut oso garrantzitsua dela azpimarratzea ba duela egun batzuk aukera izan genuela

minbiziarekiko bizi iraupena euskadin azterlana ezagutzeko ezta batzuek esango dute eta uria jaunak ere esan duenaren harira opinión publificada izan daitekeela ez

hori izango ote den baina behintzat azterlan hau egiterakoan parte hartu dute alde batetik eusko jaurlaritzako osasun sailak osakidetzako ikertzaileek edo teknikariek baita ere onkologikoakoek ere bai euskal herriko unibertsitateko ikertzaileek eta epidimeologia eta osasun publikoko profesionalen

eta zergatik uste dut garrantzitsua dela kasu honetan aipatzea azterlan hau bertan ondorio nagusia izan delako

aurrera minbiziarekiko biziraupenak orokorrean gorakada oso esanguratsua izan duela eta horregatik aipatzen nuen emaitzak oso inportantea dela emaitzei buruz hitz egitea

esaten zen edo ondorioztatzen zen diagnostikotik bost urtera minbizia pairatu duten gaixoen

bizi direla zehatzagoa izateko gora egin duela bost eta sei puntu artean haziz gainera datu horrek

baino handiagoa dela biziraupena euskal autonomia erkidegoan

izan ere gaur ez baita hori eztabaidagaia baina uste dut garrantzitsua dela ere bai gaia edo gure jarrera finkatzeko

azpimarratzeko modukoa da urteetan zehar edo azterlan horren ondorioetatik

eta gaur egun zein den osasun sailaren eta osakidetzako

egiteko eta darpón sailburuak berak berretsi izan duen bezala konpromiso edo helburu nagusia da minbiziaren aurkako borrokan aurrera egiten jarraitzea

heriotza tasa murrizteko eta biziraupena areagotzen jarraitzeko eta hori da helburu nagusia eta uste dut denok partekatzen dugula helburu nagusi hori

beraz azterlan horrek datu horiek emateaz gainera aukera eman behar du

orain arte garatu diren estrategiak edo plangintzak balioesteko halaber gaixotasunaren bilakaera eta osakidetzan urteetan zehar

aurrerapen diagnostikoen eta terapeutikoen eraginkortasuna ezagutzeko ere bai izan ere azterlan horrek argi uzten du azken urteotan aurrera egin dugula minbiziaren sendatze tasetan zorionez gero eta sarriagotan minbizia gaixotasun kroniko bilakatzen ari da

apustuarengatik diagnostiko goiztiarren alde zehatzago esateko

tratamendu berriengatik baita ere terapia pertsonalizatuetan eta minbiziaren aurkako borrokan aurrera egiteko aukera eman digun ikerketan edo ikerkuntzan eginiko aurrerapenei esker eta azkenik

eta inbertitzeko eta baita ere osakidetzako profesionalak antolatzeko eta inplikatzeko egin den etengabeko ahaleginari esker beraz

aprobetxatu nahiko genuke guk ere bai aukera hau profesional horiei guztiei bai osakidetzakoei eta baita ere onkologikoko

baina era berean nahi diogu eskatu osasun sailari eta osakidetzako arduradunei konpromiso horrekin jarraitzeko izan ere gaur gaurkoz oraindik ere zoritxarrez gure gizartean eragin handiegia duen gaixotasuna izaten jarraitzen du minbiziak osasun sailari guk eskatu nahi diogu

hori da guk gure osoko zuzenketan eskatzen geniona modu integralean

tratamendu pertsonalizatuaren aldekoa horretarako prebentzio politikei eta

eta horiek sendotzeko eta zentzu horretan txalotzen dugu edo aipatu nahi dugu ere bai sailburuak berriki iragarritako ekimena hau da uda baino lehen abian jarriko dela umetoki lepoko

minbiziaren detekzio goiztiarraren programa ere martxan jartzeko asmoa beraz

erakutsi diguten bezala onkologia esparruan emaitza onenak lortzeko emaitzak hobetzen jarraitu ahal izateko ezinbestekoa da plangintza egokia

esparruko baliabide guztiak kontuan hartuta baliabideok ahalik eta ondoen erabili ahal izateko gaur egungo egoeratik abiatuta

eta estrategiak zeintzuk izan behar diren erabaki ahal izateko eta hori da hain zuzen ere gure zuzenketan eskatzen geniona jaurlaritzari

asistentzia arloan dituen ekimenekin eta estrategiekin bat etorriz ondoren

minbiziaren prebentzioan bat egiteko horrela dago jasota bai gure alderdiaren hauteskunde programan baita ere

gure zuzenketan eta uria jauna aipatu duzu ere bai osasun sailburuak eman zizun

darpón sailburuak euskadiko onkologia plan integralean hainbat eremu eta hainbat lan ildo jasoko direla eta onkologikoa ere

onkologikoaren ekarpena rola edo papera zein izango den hor ere aztertu edo ikusi beharko dela baina argi utzi zuen eta

onkologikoa oso garrantzitsua dela gure osasun sisteman dagoeneko

onkologikoa eta donostiako unibertsitate ospitalearen arteko integrazio funtzionalean sakontzen jarraitzeko urratsak egiten jarraitzeko eskatzen dugu

ere aurreko ekimenetan eskatu izan genuen bezala gogoan ditugu aurreko legealdian piztu ziren zalantzak eta batzuen

pribatizazioari ateak ireki zitzaizkiola hain zuzen ere onkologikoa norbaiti saltzeko asmoarekin azkenean hitzak haizeak eramaten ditu eta ekintzak eta errealitatea geratu zaigu bost urte pasa dira ekimena eztabaidatu genuenetik

gaur egun onkologikoan egonkortasuna da nagusi egonkortasuna finantzaketa aldetik egonkortasuna lan kargaren aldetik donostiako unibertsitate ospitalearekin elkarlanean aurrera pausoak eman dira integrazio funtzionalean aurrera pausoak eman dira baina garrantzitsuena zera da herritarrek

lehen mailakoa izaten jarraitzen duela bi ospitaleetan eta hori da azpimarratu nahi duguna hasieran aipatzen genuen azterlanari lotuta

lehentasuna beraz bukatzeko osasun sailburuak adierazi izan duen ildotik eta gure programan jasota dagoen heinean gure helburu nagusia hori da onkologia eredu bakarra erdiestea

lurraldearentzako beti ere euskadiko onkologia arreta sisteman integratuta hain zuzen ere hori baita gure ustez biderik onena minbizia duten gaixoei arretarik onena eman ahal izateko

egingo dugu uste dugu ppren zuzenketa ez dugu babestuko izan ere uste dugu

plan hori i konprometitu dagoela osasun sailburua

aurkezteko eta uste dugu ez dela bateragarria plan hori aurkeztea eta zuek aipatzen duzuen txosten edo analisi hori ekartzea beraz

erantzuten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

berriro mahaiburu andrea bukaeratik hasiko naiz orbegozo jauna egon zara zortzi minutu azterlan baten inguruan hitz egiten

onkologikoaren inguruan bi minutu eskaz edo ez da heldu eta publifikazioaren inguruan ze da justu erdibideko zuzenketan agertzen dena

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

bakartxo andrea lehendakari sailburuak

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza bai eserlekutik zure baimenarekin señor

eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea nik ere saiatuko naiz

bigarren esku hartzea egiten eta ez dakit zortzi minutu egin ditudan azterlan hori azaltzen baina espero dut jarraitu izana izan ere esan dugun bezala

hitzak ekintzak eta emaitzak eta argi dago zuek emaitzei buruz ez daukazuela inongo interesik emaitzei buruz hitz egiteko hori argi dago oraindik ez diguzue azaldu zertan hobetuko litzatekeen

onkologia mailan herritarrei heman behar zaien arreta oraindik hori ez duzue azaldu ez batak ez besteak eta zain gaude

gustatuko litzaiguke hori kontrastatu ahal izatea

temati zabiltzate lehen esan dudan moduan bost urte dira jada

hasierako ekimen hori aurkeztu zenutenetik eta temati zabiltzate izan ere

ez duzue kontutan hartzen aurkeztu zenuten ekimen hau politikakeria hutsagatik politikakeria hutsagatik esan

zertan hobetuko litzatekeen eman beharreko onkologia atentzioa

agertzen eta aldiz erabiltzen duzue

egurra banatzeko eta gainera pixka bat gustu txarreko

estiloarekin baina beno non geratu dira alfonbra gorri horiek pribatizazioari jarri beharreko alfonbra gorri horiek

non dago kolokan dago onkologikoa kolokan dago onkologikoa bost urte pasata kolokan dago onkologikoa hori ez da errealitatea

eta aipatzen duzuenean onkologikoa osasun sistema publikoan txertatu behar dela edo integratu behar dela dagoeneko ez dago txertatuta erabiltzaileak ez dira joaten edo onkologikoko azpi egituretara edo onkologikoko ospitalera edo

profesionalek erabakitzen duten heinean hori ez da integratuta egotea beste gauza bat da zuek aipatzen duzuena publifikatzea

esplikatu beharko diguzue ain arriskutsua izango litzatekeen pribatizazioa nola egin daitekeen

batean edo beste alde batera esanda zerbait publifikatu nahi baduzue pribatua delako izango da ezta beraz bigarren parte hori ere kontuan hartu beharko dugu

ere kontuan izan beharko dugu berak ere bere eskubideak eta bere interesak ere

oso teknika txarra iruditzen zait baldin eta nahi badugu osasun sailak

zuek azken finean planteatzen duzuena

behin eta berriro eskatzea saldu ez nahi duen norbaiti ba saltzeko gauza bat izan ere orduan prezioa are eta handiagoa jarriko du

ez nahiz sartuko horretan uste dut ez gabiltzala

egitekotan eta momentu honetan baina beno nik uste dut zintzoak izan behar dugula bere buruarekin duela bost urteko egoera ez da gaur egun daukagun egoera berdina ez dira

baten bat enpresaren bat hortik etor zedin eta erosi ahal izateko prezio merkeagoan hori ez da gaur egungo egoera onkologikoa inoiz baino hobeto dago

eta herritarrei eman behar zaien zerbitzuak ere bai inoiz baino kalitate handiagokoak dira beraz arestian esan duguna ez dugu erdi bidekoa babestuko eta gurearen alde egingo dugu
eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaitu denez bototan jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdi bideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita zortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

omenaldiak errefusatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza ekimena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea

baita ere andoitz kortak baita parlamentu honetan esan zuen

publikoki omenaldiak egitea ez dela osasuntsua baita ere esaten zuen nola ulertzen zuen senideak bere kartzelan egon diren

esateko eguna da pleno honetan eta

justiziagatik esan behar direlako eta uste dugulako ere euskal gizarteak eskatzen duela lasaitasunez hitz egitea gai honi buruz eta asko eskatzen duela creo que no se podrá decir

para la sociedad asko saiatu gara akordio zabal bat lortzeko dena eman dugu eta horretan

un profundo daño biktima baten lekuan jartzen bagara gure burua biktimaren lekuan jartzen badugu oso erraza da jakitea

kartzelan egon den senidea jasotzea eta jasotzeko nahi hori

euskadin biolentziaz betetako hamarkadak pasata

injustua izan den minaz beteta eta justifikaziorik ez duen minez beteta eta horrelako omenaldiak omenaldi publikoak ez bakarrik ez dutela gehitzen bizikidetza honetarako baizik eta kentzen digute bizikidetza honetarako

aporta más que muchos reproches eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

arratsalde on denoi igandeaz geroztik gauza asko irakurri eta entzun behar izan ditugu guztiok hitz potoloak irainak

zarata handia egon da dimentsio gutxiko gertaera bat

errentagarritasun politiko handia ateratzeko nolabait norberaren posizioa berriro ere finkatzeko norberaren posizioa argi ez balego bezala puntualizazio garrantzitsu bat egin nahi dut

aurre egiteko ekitaldi hauek ulertzeko argi eta garbi esan behar da ez direla omenaldiak ongietorriak baizik

inolako omenaldirik egin ez da inoren jarduna txalotu ez goratu are gutxiago inoren kurrikulun deliktiboa balioan jarri

ekitaldi hauek presoak bere gizartean bueltatzeko duen eskubidearen adierazpen soil bat da

gauzatze praktiko bat pertsona hauen

eta deserrotzea saihestuz normala eta naturala da ingurukoak pozik egotea horrelako momentu batean eta hala adieraztea

eta naturala dena ezin da inolaz ere mina edo sufrimendua bezala kontsideratu insisto la iniciativa del pp

esan bezala ongi etorriek ez dute biktimen umilazioa suposatzen

eskubidea dutela hori defendatzen dugu eta argi eta ozen esan behar dugu ongi etorriek ez dituztela eskubide horiek urratzen lehenik eta behin ez dagoelako inolako borondaterik edo intentziorik inork ez du bilatzen biktimak iraintzea inork ez du nahi euren sufrimendua areagotzea

sinbolo eslogan edo interbentzioak ez gorrotozko ez mendekuzko ez bortizkeriaren aldeko mezuak direnik hirugarrenik horrelako ekitaldiak ezustean pasatuko liratekeelako

jarriko ez balitz oraingo honetan gertatu den moduan ekitaldi hauen sobresposizio politiko mediatikoak eragiten du

agrabio eta sufrimendu gehiago arduragabea da horrela jokatzea etekin politiko ziztrin bat ateratzeko asmoarekin

kanpotik torpedeatzea izan da bertan eraikitzen ari garen adostasuna eta akordiorako borondatea zapuztea horregatik pnv pse eta eh bildu akordio bat genuen ppk legez besteko proposamen hau aurkeztu zuenean adostu genuen pnv eta pseren zuzenketa babestuko genuela

baina egokia iruditzen zitzaigun babes zabal bat lortzeko nahi genuen ponentzian egiten ari garen lana blindatzea hori zelako guretzat zaindu beharreko balore nagusia baina podemosek ekarri du omenaldien gaitzespena

terminoak jasotzen ppren marko kontzeptuala nolabait onartzen eta horren haritik

jokoan sartu zarete guztiok guk ez dugu horrelakorik egingo eta abstenituko gara eta pena dut pena dut benetan permititu diogulako ppri ponentzian gauden taldeon posizioa baldintzatzea oparitu diogu ppri ponentzian interferentziak sortzeko gaitasun bat ez dut zalantzarik gainera ppk aprobetxatuko duela eta ekimen gehiago ekarriko du pleno honetara ponentzian lan diskretua

kontraesanak ateratzeko ponentzian lan eraginkorra dugunoi gure asmo onak zapuzteko ppren ekimenez ponentzia desadostasunetatik abiatzen da eta benetan pena ematen dit

adostasun eta akordioen bidetik gauzatzeko ponentziak gauzatu behar duen lana
eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi gaurko egunean

argi eta garbi esango dut euzko alderdi jeltzaleak biziki argudiatzen du edozein ekimen edo ekitaldi biktimekiko iraingarria izan daitekeena eta birriktimizazio dakarrena iraganean horrela izan dugu berdin berdin egin nahi dugu gaurkoan ere

erabili ditut inongo zalantza izpirik gera ez dadin zalantzarako arrazoirik ez dagoen harren esaldi hauekin bukatu ahal izango nuke nire gaurko berbaldia adierazpen sinple baten bila bagenbiltza behintzat

sakona baizik eta gogoeta sakonagoa merezi du horrexegatik aurkeztu sinatu eta aurkeztu dugun erdibideko zuzenketak luzeago egiten du

omenaldia jasotzeko egiten den edozein ekintza modu argian arbuiatzen du eta hurrengo puntuetan

gizarteak eta botere publikoek konpromiso zehatza dauzkagu gai honetan giza eskubideen urraketen biktimekiko aitortza

adierazten dela bermatzea horretarako jasandako irainak

hartuz betebehar argiak dira ezinbestekoak eta geroraezinak baina

memoria ez da bakarrik eskubidea gehiago ere bada hau legebiltzar honek gehiengo oso zabalez aldarrikatu zuen zoru etikoa deritzonean

terrorismoaren deslegitimazio etiko sozial eta politikorako oinarrizko lanabesa da eta terrorismoa diodanean edozein bortxakeria

printzipio horri eutsi egiten diogu hain zuzen ere aurkeztutako erdibideko zuzenketa honetan zoru etikoan ezarri genuen bezala biktima guztien egia justizia eta erreparaziorako eskubideak aldarrikatu

lanean jarrai dezala orduan pentsatzen genuen bezala

guztiz beharrezkoa dela elkarrizketarako eta akordioetarako espazioak babestea memoria eta bizikidetza ponentzia da eremurik egokiena

adierazpen ekimen zein sinbologiak desagerrarazteko neurriak adostu ditzagun beti ere argi eta garbi elkartzeko eskubidea zein adierazpen askatasuna errespetatuz azkenik

presoen birgizarteratzea printzipioa kontuan hartzea ezinbestekoa da eta printzipio honek berdin balio du pertsona zigorra betetzen ari denean zein bete ondoren eta gaur egun indarrean dagoen espetxe

ona da printzipio hau gogora ekartzea eta balioan jartzea baina preso dauden edo egon diren pertsonek ere badituzte betebeharrekoak ez nolanahikoak ere eragindako minaren norberaren erantzukizunaren inguruan azterketa kritikoa egin behar dute argi eta garbi eta ez badute egiten nekez lortuko da benetako birgizarteratzea hori da biktimei eta

osoari zor zaiguna eta ez dugu horretan amore emango

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra sémper jauna zurea da hitza

arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru

eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialista pastor jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarrian bozkatuko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak ets euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehen puntua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamazazpi boto aldekoa hemezortzi abstentzio beraz onartuta geratu da

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz onartuta geratu dira gainerako puntuak jarraian

europar herritarren ekimena zuzeneko demokraziarako tresna bat da europar basatasuna bi mila hamabian sortu zuena baldin eta gutxienez europar batasuneko zazpi

milioi bat herritarrek baino gehiagok sostengatzen badute herritar talde batek proposatutako ekimen bat orduan europako batzordeak bideratu egin behar du proposamen hori

nazionalak babestera zuzendutako lege proposamen multzo bat da europa batasunaren lege xedapen multzo bat gutxiengoen eskubideak eta hizkuntza eskubideak sustatzen eta haien kulturak babestea ahalbideratzen duena labur esanda gutxienengoentzako babesa eta haiei zuzendutako legedia

eta herritarrak bere sinadurarekin hura babestera animatu nahi ditu herri ekimen honen haritik

eskatu nahi dio eta kultura eta hizkuntza aniztasunaren benetako eragile bihurtu dadila europa osoan halaber eusko legebiltzarrak europar batasuneko

babesari buruzko copenhague ko irizpideak eskatu nahi duela beraz